eskerrik asko roncal andrea eh bildu taldearen ordezkaria den ubera andreak dauka hitza eskerrik asko
orbegozo jauna esan eta egin esatearekin eta hemen mozioak onartzearekin ez da nahikoa gero hitzetatik ekintzetara pasatu behar da eta paperak dena eutsi dezake baina paperetik haratago

legea betetzearen eta madrilen menpean azkenean ezkutatu

zaretela eta sentitzen dut baina berrordainketei aurre egitea zuen ardura da zuen erantzukizuna da

gure neurrian saiatzen gara gure ardurapean dauden gauzei aurre egiten batzutan hanka sartzen dugu beste batzutan hobetoago egiten dugu

asmatzen dugu baina hau zuen ardura da baina hala ere esan dizuet eta eskua luzatu dizuet gu prest gaudela esku bat luzatzeko mahai gainean jartzeko guztion artean

estrategia bat definitzeko eta adostasunak bilatzeko

edukietan oinarrituta eta herritarrei erantzunak emateko herritarrei eta ez irizpide ekonomikoei interesatzen zaigunaren arabera eta hori esan dizuet prest gaude goazen

nahiz eta gure eskumena ez izan osasun sistema

eta kalitatezkoa defendatzeko eta goazen

gu eskua luzatuta gaude eta ez bakarrik ozen esatera hemen rajoyren neurrien aurka gaudela ez ez baita ere

bide bat egiteko eta guk hona bide horretan urratsak emateko neurri oso konkretuak eta pragmatikoak ekarri ditugu konkretuak eta pragmatikoak

noraino iristeko prest zaudeten ea kopentsazio fondo hori sortzeko prest zaudeten edo ez

ekintzetara pasatzen baldin bazarete ondoan egongo garela

baiezkoa bozkatuko dugula ez izan zalantzarik eta horren adibide izanda madrilek

badirudi erkidego desberdinetako arduradunak lotalditik esnatzen hasi zirela eta horren aurka

eta orduan ikusi dugu madrilek behin behinean behintzat bere aplikazioa

oraindik ez da aplikatu eta hor ikusten da aukerak egon badaudela guztion artean

askotan oso komodo gaude eta hori da ikusten zaiona urkulluren gobernuari rajoyren neurriekin zeren ekonomikoki kantitatearen arabera ondo etortzen baldin bazaio neurri hori aplikatzea aplikatzen da eta bestela

lehenengo berrordainketarekin zer gertatu den eta kopago honekin badirudi beste era batetara jokatuko dela soilik berrehun eta hogei mila euro suposatzen duelako aurreztea eta hori da azkenean

geratzen dena baina ardura eta erantzukizuna zuena da eta zuen esku dago

eta bukatzeko bai erreflexio bat mahaigaineratu nahiko nuke

lehengo txandan aipatu dut fondo ideologiko marko baten barruan erreforma multzo bat ditugula osasun sistemaren barruan daudenak ez dira bakarrak hor ditugu hor daukagu tokiko administrazioen erreforma hor daukagu lan erreforma hor daukagu funtzionarioen soldata eta guzti horren aurrean zer horrela jarraitu behar dugu batzuetan bai beste batzuetan ez

arabera edo herri bezala aurre egingo diegu eta tamainako erantzun bat prestatuko dugu

guztiok batera hori saiakera bat behintzat egin genezake gure bidea eginez gure eskumenak defendatzeko urratuak izan ez daitezen herritarren eskubideak eta herri honen erabaki gaitasuna defendatzeko eta azken finean gaur osasunaz ari gara hitz egiten eta ikusi delako

osasun sistema publiko unibertsal ekitatibo eta kalitatea eslogan soila geratu dela

herritarren eskubidea gure konpetentziak
ba azkenean eslogan hutsak ez geratzeko eskerrik asko eskerrik asko ubera andrea

ez du hitzik hartuko euskal talde popularraren ordezkaria garrido andreak dauka hitza

botoa banatuta eskatu da arazorik badago

eta beste guztiak elkarrekin zuek ez

euskal sozialistak eta euzko abertzaleak taldeak sinatu duten erdibideko zuzenketaren lehen puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamalau bai hirurogeita lau ez

ondorioz onartuta geratu lehen puntua jarraian bigarrena puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamalau bai hirurogeita lau hamar ondorioz onartuta geratu da jarraian hirugarrena puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamalau bai hirurogeita lau ez

jarraian laugarrena puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamalau bai

hamar abstentzioak hogeita bi ondorioz onartuta geratu da bostgarrena puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamalau bai berrogeita hiru ez hamar abstentzioak hogeita bat ondorioz onartuta geratu da eta azkenik seigarrena puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamalau bai berrogeita hiru ez hamar abstentzioak hogeita bat

gai zerrendako laugarrena puntua honako legez besteko proposamen hauek batera eztabaidatu eta behin betiko ebazpena hartzea

gizarte larrialdietako laguntzen estaldura osoa bermatzeari buruz euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena gizarte larrialdietarako laguntzei buruz

gizartelarrialdietarako laguntzen finantzaketari eta haien kudeaketaren hobekuntzari buruz proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria

bai eskerrik asko presidente andrea sailburua legebiltzarkide jaun andreok egun on dakizuenez gizarte larrialdietarako laguntzak honako hauek arautzen dituzte zortzi barra bi mila zortzi legea gizarteratzeko eta diru sarrerak bermatzekoa

eta martxoaren hogeita zazpian onartutako eusko jaurlaritzaren urteroko agindu arauemailea ez ditut hemen errepikatuko guztiok

irizpideak era berean ezagun duzue zailtasunak ditugula bizi dugun egoera larria dela eta gaur egun udaletxetara

benetako egoera da udal gehienek ez dutela baliabide ekonomikorik laguntza horiei aurre egiteko izan ere horretarako jaurlaritzaren

argi eta garbi utzi nahi dugu kasu honetan ardura jaurlaritzarena baino ez dela eta

borondate politikoaren menpe dagoela halaber pentsatzen dugu familia asko egoera prekarioan daudela eta gainera familia horiek ezinbesteko dituzte

larrialdietarako laguntzak hilaren bukaerara heltzeko

esan dezakegu familia horiek erabaki politiko baten menpe daudela aurreko astean andreak talde honi leporatu zion ganbara honetara proposamen maximalistak ekartzea

arregi andrea ez al da kontrakoa izango hain justu gutxieneko proposamen zehatz bat

ahalik eta gehien zehazten zuek

aurtengo gizarte larrialdietarako laguntzen aurrekontu partida handitzea betiere aurrekontu baliabideek uzten duten neurrian

laguntzen balizko eskatzaileak ohituta gaude laguntza hauei buruz orokorretan hitz egitera baina diruz laguntzen diren hainbat kontzeptu zehaztu kasu konkretuak aipatu eta laguntza hauen izaerari buruz

heltzen eta horregatik uste dugu gure legez besteko proposamenaren zioa

bigarren agindu baten bidez beste batzuetan egin duen bezala are gehiago jakin badakienean udalen

gehiago daudela esan dizuegu gure ustez kreditu eza aitzakia merkea dela eta gainera ez digu ezertarako balio

bukatzeko uste dugu gobernuak gai hau ezin duela gehiago atzeratu eta guk pentsatzen dugu ezinbestekoa dela diru partida hori handitzea

finantzazioa bermatzeko era berean espero dugu arazo hau datorren urtean ez errepikatzea

eztabaida hau erakunde askotan izan da besteak beste

udaletxean eta bizkaiko batzar nagusietan gobernuak kontutan hartu beharko lituzke eztabaida horietan ateratako ondorioak zeinetan

eskatzen ari garena eskerrik asko blanco andrea euskal talde sozialistaren ordezkaria den sarasua andreak dauka hitza

alegia aretxabaleta arrasate asteasu

donostia san sebastián eibar elgoibar irún lasarte oria lazkao tolosa

eskerrik asko presidente andrea sailburu berriro egun on legebiltzarkideok

eskerrik asko garrido andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz

eskerrik asko maneiro jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arregi andreak dauka hitza

sailburu legebiltzarkideok egun on guztioi lehenik eta behin azpimarratu nahi dut

gizarteratzeko eta diru sarrerak bermatzeko euskal sistemarekin adostasun handiz onartutako lege aitzindaria eta aurrerakoia dugu hemezortzi barra bi mila zortzi gizarteratzeko eta diru sarrerak bermatzeko legea esan bezala gehiengoz onartua izan zen ez zuen aho batezko onarpenik izan batzuen ustez araututako babesa

legearen zioak azaltzen dituen helburu zehatz bi hona ekarri nahi ditugu batetik gizarteratzeko eta diru sarrerak bermatzeko euskal sistema indarrean jartzea sistema autonomo gisa osotasun koherente eta integratu bat duelarik eta bi

eredurik onena bermatzeko oinarri horiek beren diseinu eta malgutasunari esker aukera eman behar dute dauden baliabideen mugak kontuan izanda beti ere eskaintzen den babesa gero eta handiagoa izateko

e inclusión social horrela esanda inork ez zuen ulertuko hainbeste diferentzia dagoenik batzuen eta besteen artean baina diferentzia ikaragarria da diru sarrerak bermatzeko errentak eta etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarriak

gobernuak dirulaguntza horrek eskatzen duten pertsona guztiei eman behar dizkie

agortu egin ezkero handitu egin beharko zuen jaurlaritzak partida horrek baina gizarte larrialdietarako laguntzak

eskubide subjektiboak dirulaguntzak dira eta alderdi sozialistako zabaleta sailburuaren hitzak bi mila hamarean legebiltzarrean esandakoak ekarri nahi ditut hona

argi utzi nahi dugu gure konpromisoa gizarteratzeko eta diru sarrerak bermatzeko euskal sistemarekin eta gure seriotasuna diru publikoaren kudeaketarekin ezin dugu gastatu ez daukaguna beraz ezin dugu babestu

atzo bertan irakurri nuen leioako udalak jaurlaritzaren partida agortuta dagoela ikusita berak

baina hau ez da praktika berria aurreko gobernu sozialistarekin hainbat udalek ere egin behar izan zuten

urteko aurrekontuei dagokionez eusko jaurlaritzaren asmoa

hor dago eta gu hor bai erdibideko bat sinatu ahal dugu eskatzen datorren urterako partida

besterik ez eskerrik asko

erantzunen txandara pasaz blanco andrea zurea da hitza

euskal sozialistak taldearen ordezkaria sarasua anderea zurea da hitza

que apoyen la propuesta transada muchas gracias eskerrik asko sarasua andrea talde popularretik garrido andrea zurea da hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkariak arregi andreak dauka hitza

sale de los presupuestos gero esan didazu ere bai gauza zehatzetan sartuko zinela gaur

baina gero zuen erdibidekoan diozue se consigne la partida económica

para la sostenibilidad del sistema de protección social vasco beraz gure konpromisoa pertsonengan argi eta garbi gelditu dela

eskerrik asko arregi andrea eztabaida amaituta bototara jarriko dugu eh bildu eta euskal talde sozialistak sinatu duten

erdibideko zuzenketa gai zerrendako bosgarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde sozialistaren ordezkariak

sánchez andrea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko zuek mesedez

taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkariak carolina

emakumea ez da erantzulea hori izan da gallardónek senatuan ugalketa eta sexu eskubideen legearen gaineko erreforma defendatzeko erabili duen argudioa bestela esanda

emakumeok ez gara gai gure kabuz gorputza bizitza sexualitatea edota amatasuna bezalako oinarrizko gaiei buruz erabakiak hartzeko

gure gorputzaren gaineko erabakiak ez daude gure esku diputatuen kongresuaren gehiengo kontserbadorearen

non gehienak gizonezkoak diren beste behin ere eliza katolikoaren sektore atzerakoienekin bizitzaren aldeko elkarteekin eta antzekoekin bat egiten dutenak

beraiek erabakiak hartzen dituzte eta emakumeok men egin behar dugu gure buruaren gainean erabakitzeko gaitasunik gabeko

izango bagina bezala alderdi popularra abortuaren arautze berriaren inguruko eztabaida defendatzen duten ustezko moralaren testuingurura eramaten saiatzen da

izan horrela ppk emakumeen

unibertsalak izango balira bezala erlijioa zerbait pribatua dela ulertu gabe

estatuak pertsona guztiei eskubide guztiak bermatu behar dizkie baita emakumeen

bigarren mailakotzat jo direnak eh bildutik uste dugu ppren asmoek emakumeen autonomiaren eta gure gorputzen eta bizitzen gainean

eskubidearen aurkako erasoa azaleratzen dutela

euskal herriko eragile politiko sozial eta sindikal guztien erantzukizuna da gaur inoiz baino gehiago

eskatzea erreforma hau onartzen bada

baina kode penalaren zigorpean eta gure osasuna eta bizitza arrisku larrian jarriz legeak aurrera egiten badu aberatsek eskubide aitortu hori edukiko dute eta pobreek berriz

abortua kapitalismoa irabaztera eramango duen negozioa bihurtzen bada osasun publikoan modu kontsekuenteetan egindako ebakuntza publikoa izateari utziko dio abortatzea ezinezkoa bazaigu amatasuna eta zaintza gure etorkizuna izaten jarraituko dute

legearen murrizketen erasoak leundu beharko ditugun gure lan isil doako eta ezkutuarekin izan ere legea onartzen bada eta ezin badugu abortuaren inguruan erabaki

nahi eta behar dugun antolaketa sozialaren ereduaren gainean erabaki ahal izango dugula

aurkeztu duen ekimenari babesa ematen diogu alderdi popularrak proposatutako erreformari

ekimena aurkeztu duen alderdiarekiko atsekabea adierazi nahi genuke alderdi honek

erabakitzeko eskubidea guztiz defendatu eta bere aukera izan zuenean legez eskas eta koldar bat onartu zuen mugimendu feministaren aldarrikapenei jaramonik egiten ez zien lege bat abortua delitutzat jotzen zuen lege bat

bermatuko zuen neurri zehatzik ezarri ez zituena emakumeen eskubideak modu eta neurri ezberdinetan botoak eskuratzeko

eh bildutik emakumeen erabakitzeko eskubidearen errespetua bermatzeko erlijioen zeregina testuinguru pribatura mugatuko

eraiki behar direla defendatzen dugu horregatik eliza katolikoaren hierarkiari eztabaida eta ez dagozkion espazioak okupatzen uztea eta emakumeak gutxiesten laguntzen dute egoerak sortzeko eta sustatzeko izan zuen ahalegin historikoa bertan behera uztea eskatzen diogu emakumeok inoren kontrolik behar emakume guztiei doako

emakumeei euren gorputzaren gainean erabakitzeko eta euren sexualitateaz gozatzeko askatasuna ziurtatzen diena ugalketa kontuan hartu gabe eta aukera sexual guztien errespetutik abortua emakumeen

emakumeen gogoa soilik nahikoa izan beharko litzateke abortatu nahi duten ala ez erabakitzeko horregatik diogu eskubideak ez direla negoziatzen ez dira negoziatzen gai hau auzi moral eta bizitzaren defentsa moduan aurkeztu nahi duten taldeekin ez da negoziatzen pertsonen erabakitzeko eskubidearen gainetik familia tradizionalen eta balore zehatz batzuetan oinarritutako bizitza eredu bat defendatzeko

ez da negoziatzen eliza katolikoaren hierarkiarekin oraindik ez dutenak ulertu erlijioa eremu pribatura mugatu beharreko zerbait dela eta euren sinesmen gainetik estatuak eskubide guztiak bermatu behar dizkiela herritar guztiei eta batzuei ez gustatu ere

ez da negoziatzen iritzi publikoa nahastu nahi dutenekin abortua pertsona guztien artean informazio guztiarekin eta proposamen guztiak

mobilizatzera deitu nahi dugu herritarren gehiengoa bestelako gizarte baten alde dagoela erakusteko emakumeen eskubideak guztiz bermatuko dituena haurdunaldiaren etete boluntarioaren legeztatze zabalagoa eta aurrerakoiagoa abiapuntua izango dituena

emakumeok erabaki erakunde publikoek bermatu eta elizaren esku hartzetik ez eskerrik asko eskerrik asko
urrea andrea mixtoa upyd taldearen ordezkaria maneiro jauna zurea da hitza

gracias eskerrik asko maneiro jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den llanos andereak dauka hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok

gaurkoan euzko abertzaleak taldearen postura azaltzera nator

eskubidearen defentsan aurkeztutako legezbestekoari lehenik eta behin esan behar dugu honako hau gai polemiko edo korapilatsua dela

oihartzun mediatikoa dela eta guztiok dakizuenez gaur egun indarrean dagoen legea madrileko kongresuan eztabaidatu eta bozkatu zenean gure taldeak aldeko botoa eman zion beti ere zegozkion batzordeetan ekarpenak egin zituela kontutan izanik

lege osatu eta hobetu bat burutu zelarik gizatiarragoa hurbilagokoa eta

indarrean dagoen lege honekin kontzientzia hartu behar dugu denok haurdunaldiaren etenaldia ez da azaleko nahiera bat eta

konpromiso afektibo eta sexualean kontzientzia hori jaso behar dugu nahi ez diren haurdunaldiak saihesteko eta ondorioz etenaldi posible horiek ere saihesteko indarrean dirauen legediarekin

acabo de mencionar gure alderdiari inork ez dizkio dignitate eta koherentzia lezioak emango ontzat izan ditugun erabakiak askatasuna dugu gure alderdiak dituen printzipioak ahaztu barik noski gure ekarpenak gure alderdiak duen aspektu humanista eta

esandako guztia hauengatik gure gizartean aurrera pausua izan den zerbaiten alde gaudelako eta

gure ustetan behintzat aldatzeko beharrik ez dugulako ikusten talde sozialistak aurkeztutako legez bestekoaren alde bozkatuko dugu azaldu dut jada baina beraien eskutik aurkeztutako eta indarrean dirauen lege horren parte sentitzen gara eta bere buruketan hausnarketa sakonak egin eta gero

eskerrik asko besterik ez eskerrik asko arrizabalaga andrea erantzunen txandara pasatuz sánchez andrea zurea da hitza

eskerrik asko sanchez andrea eh bildu taldearen ordezkaria urrea andrea zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko urrea andrea

isilduko gara mesedez isilduko gara mesedez

en fin y señora sánchez isilduko gara mesedez denak hitza bakarrik

eskerrik asko berriro ere legebiltzarburu andrea labur labur hausnarketa pare bat no se puede pretender volver

etenaldia gure herri eta hirietan egunero ematen den zerbait da

eta zer egin behar da zer egin behar dugu guk ikuspuntu erlijioso eta moralaren bidetik legeak egin erlijio fede horrekin ados ez daudenei derrigortuz gizartearentzako egin behar ditugu legeak gizaki guztientzako fededunak fedegabeak etorkinak bertokoak aberatsak edo pobreak

egin behar dena hau gero eta gutxiago eman dadin saiatzea da eta aukera hori aurrera eramatea erabakitzen bada berme guztiekin egitea

eta bukatzeko nire alderdi kide den joseba agirretxeak

eztabaidan madrileko kongresuan hitz hauekin bukatu zuen bere interbentzioa koldo mitxelenaren hitzak errepikatuz ez bakarrik nik nahi dudana baizik eta guk behar duguna eta guk guztiok haurdunaldia etetearen alde zein kontra daudenak herritar guztiak babes ditzan legea
behar dugu eskerrik asko eskerrik asko arrizabalaga

eztabaida amaituta bototara jarriko dugu euskal sozialistak taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

hamar ondorioz onartuta gelditu da jatorrizko testua plenoa eteten dugu